proposamena aurkeztu duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andrea

mila esker eta egun on guztioi txartel bakarrari buruzko ekimen hau ekarri nahi izan dugu plenora eztabaidagai uste dugulako

argitu egin behar direla eta hitz horiek erabiltzen ditugunean txartel bakarra alegia zertaz ari garen argi esan eta ikusi behar dugulako ea

jarraitu mesedez esan genezake gure proposamena dela aldi berean zehatza eta aldi berean orokorra zehatza

zein oinarri jotzen ditugun ardatz txartel bakarra helmuga dugula eta orokorra ez garelako sistema jakin eta itxi baten inguruko erabakia

argitzea baizik guk argi hitz egin nahi dugu eta argia da zentzu horretan gure proposamena garraioa eskubide modura ulertzen dugu eta hortaz

eskubidea dela aitortzen baldin badugu berau erabiltzea edo erabiltzeko ahalbidetu beharrean gaude herritar guztiei

hori egiteko bitartekoak jarri behar dira eta txartel bakarra izan daiteke horretarako bide ezin hobea baina gure ustetan motz geratuko ginateke alderdi jeltzaleak master planaren bitartez proposatzen duen

mugatuko bagina nik eskuartean ditudan hiru txartel hauek euskal herritarrok

sistemak dira mugi da gipuzkoakoek duguna barik da bizkaitarrek dutena eta bat arabakoek nafarroa eta ipar euskal herrian horretara ere tamalez ez baitira iristen elkar eragingarritasunak hitzak berak ere badu berea alegia interoperatibitateak emango lirateke niri mugirekin bizkaia edo araban ordaintzeko barikekin

eta gauza bera egin dezake batekin horretara iritsiko bagina alegia

beste euskarri bat izan ordez alegia nik hirurak erosita edo eskuratuta izan ordez daukadanarekin ordaintzeko modua izango nuke

geratzen da hori baino gehiago behar dugu hori lortzeak erakutsiko digu herrialde bakoitzak orain arte bere bidea egin duen arren posible dela

bidea egitera halako edo bestelako teknologia aukeratu baldin bada ere badagoela hau gainditzeko modua teknologia bera ez dela oztopoa urratsik ez egiteko eta beraz gainerako guztia borondatearen esku geratuko litzateke garrantzitsua den zerbait hori ere

baina horrekin batera berriro diot garraioa eskubidea dela abiapuntua hartuta beharrezkoa jotzen dugu egungo anabasarekin amaitzea batetik eta bestetik

anabasa diogunean egun erabiltzaileok aurki genezakeen egoerari buruz ari naiz egun bizkaian adibidez bidaiarik laburrena bilbobusekin hirurogeita lau zentimo ordaintzen da hirurogeita hamairu euskotrenen kasuan laurogeita bi metroaren kasuan laurogeita hamazazpi bizkaibusekin bat euro euskotrenekin eta renferekin berriz bat

guztietan barik txartela erabiliz ordaindu dezaket baina egoera nahiko kaotikoa dago

ondorioz ibilbide bera ezberdin ordaintzera iris gaitezke

ez bada behintzat operadoreen arteko konpetentzian horregatik uste dugu beharrezkoa dela edozein delarik ere erabiltzen den garraiobidea

zerbitzua ematen duen operadorea ibilbide berak kostu bera izatea baina ez hori bakarrik gure ustez denok garraioa erabiltzeko eskubide bera izan dezagun kontuan hartu behar da

horretarako eta beraz txartel bakarraren helburu garrantzitsuenetakoa jotzen dugu tarifa bera izatea garraio bide ezberdinetan eta horiei oinarritutako deskontu politika bat aplikatzea

izan beharko lituzke lortu nahi ditugun helburuetarako batetik gutxien dutenek garraioa eskuragarri izateko errenta kontuan hartzea eta beraz errenta oztopo bat ez izatea

eta beraz modua izatea gutxiago ordainduz erabiltzeko eta bestetik garraioaren erabilpena sustatzeko gehien erabiltzen dutenak saritzea horrela

kolektiboaren alde egitea hori da gure ustez txartel bakarra eta ezin da nahastu ordainketa elektronikorako txartela izan bat izan hiru denok bera erabiliko bagenu ere hori ezin dugu nahastu

ezberdintasun esanguratsuak daudela txartel elektronikoaren helburu bakarra ordainketa modu bat edo erosoago bat eskaintzea da eta txartel bakarrak gure ustez baditu beste betebehar sozial batzuk

hori da egiten dugun galdera eta galdera egitearekin batera gaur hona erantzun bila ere

egiteko hori duten agintariek jakin dezaten zer den zehazki legebiltzar honetan eta alderdi politikoen artean gehiengoak eskatzen duena eta hori zein sistema zehatzekin egin behar da galdetuko du norbaitek

ikusi duzuen moduan uste dugulako oinarriak finkatuta eskuduntza duenak ikusi beharko duela formulazioa zein den guztien interesak batuko diren puntua zein den baina beti ere adostutako printzipio horiei gure ustetan gehiengoak hala babestuko balitu behintzat

eta hori zer da gipuzkoako egungo sistema beste herrialdeetara zabaltzea eta garbi esango diot ez derrigor litekeena da baina ez derrigor

txartel berarekin zonalde banaketa berarekin tarifa deskontu eta hobari berberekin

urtebete da sistema martxan jarri zela eta emaitzak oso onak dira zerbitzuaren erabilerak gora egin du

hobariak izan dira beraz badago errentaren arabera beharra duena garraioen arteko aldaketen onura ere laurogeita hemeretzi mila erabiltzaileek erabili dute

abantailak egia da konplexuena errenta baieztatzea eta horren araberako ordainketa sistema bat ezartzea dela baina garbi dago datuei begiratuta

hala egin ahal izan duela agerian geratzen da datu honekin nion posible izan badela eta erabiltzailearentzat abantaila dakarrela beraz berriro diot gure proposamena ez da gipuzkoa aplikatzea baizik eta ikustea

zein behar duen izan aplikazio zehatza formulazio ezberdinak egon daitezkeelako abiapuntua ezin hobea da egun barik eta mugik jende askok erabiltzen du baten kasuan

arabako garraioaren antolaketa ikuspegitik ere bai baina ez da hori gaurko gure gaia eta zer esanik ez gainerako euskal lurraldeetan barik txartelaren datuak ere kontuan hartzekoak dira

urtebetean beraz jendearentzat erosoa eta erakargarria da txartela erabiltzea garraioa ordaintzeko

eta neurri handi batean horrelako tresna bat izatea eta tresna horrekin ordainketan abantailak izatea bi elementu horiek zerikusi zuzena dute arrakastarekin horrez gain orain arte egin denaz gain bestelako onurak eskainiko balira abantaila gehiago izango balituzkete erabiltzaileek ba oraindik eta urrats gehiago emango genuke eta ez hori bakarrik

garraioa ordaintzeko modua izatea edo ez izatea ekar dezake horrelako izaera soziala duten

horregatik diogu gipuzkoak urrats garrantzitsua eman du denen artean egin beharreko bidean ez dago zertan hori kopiatu beste formulazio batzuk ere izan daitezke

oinarriak aintzat hartu ditzagula eta formulazioa horren arabera egingarria badela adibide batek frogatzen duela eta beraz oztopoak ez daudela ez bada behintzat ez dugula irizpidetan bat egiten edo ez daukagula norabide horretan bidea egiteko borondatea kontziente gara jakitun gara pausoka egin beharko den bide bat dela denbora eta dirua eskatuko dituena baina

honen alde egiten baldin badu helmuga zein den behintzat argitu egingo genuke ahalbidetuko genuke lanean jarri behar duten eta dagoeneko ari diren erakundeek

bakoitzak bere aldetik urrats gehiago eman aurretik gero zuzentzeko zailtasunak ekar ditzaketenak bihartik bertatik hasteko moduan izango lirateke gerturatuko dituzten urrats horiek ematen eta bestelakoak baztertuz hori eskuduntza dutenek elkarlanean egin beharreko bidea da guk horren ardura bere gain har dezaten eskatu baino ez dugu egiten eta talde sozialistaren zuzenketaren bitartez erdibidekoan erantsi dugun puntuaren bitartez uztaila bitartean lehen akordio bat egitea ere eskatzen dugu zehaztasun hori ere eskatzen dugu amaitu aurretik esan nahi nuke eskerrak eman nahi dizkiodala zalantzarik gabe talde sozialistari akordiorako borondatea erakutsi duelako

noski aldeko bozka eskatzea herritarren eskubidea garraio eskubidea aitortzeko eta gauzatzeko bidean urrats garrantzitsua eman daitekeela uste

uste dugu hala ulertzen dugu behintzat herritarren beharrak asetzeko eta herritarren beharrei erantzuteko gaude hemen eta norabide horretan

proposamena da eta badakit eskuduntza ez dagokiola legebiltzar honi baina egunero ari gara eskuduntza dutenei hau edo beste eskatzen egin dezaten proposatzen

jakitun eskuduntza dutenek ere egingo dituztela proposamenak gaur dago hain justu ere

eta guk jakin badakigu gipuzkoako foru aldundiak horrelako proposamen bat eramango duela ez duela eramango bere sistema aplikatzeko proposamena baina bai

izaera sozial hori izango duen txartel baten aldeko autua egiteko proposamena eramango duela elementu bat gehiago erantsiz nik nion

bateratzeko modurik urratsak norabide ezberdinetan egitea ba saihesten baldin badugu eta txartelak

hirukote hau erabili ordez bakarrarekin beste herrialdeetan ere ordaindu ahal izateko

motz geratuko litzateke eta gehiegizko inbertsioa litzateke soilik horretarako egingo bagenu

eta ni seguru nago honek asko errazten duela hiru ordez bat izateak

asko erraztuko lukeela baina ni seguru nago ere herritar bati bihar galdetuko bagenio gutako edozeinek

nahiago duen gaur egun dagoen egoeran sobre todo gipuzkoan ez badago edo nahiago duen txartelik ez eduki diruz ordaindu baina ahal dela bere errealitatearen arabera ordaindu

bitarteko gutxi baldin baditu merkeago ordaindu garraioa eta hortaz benetan garraioa erabili ahal izatea seguru nago txartela etxean uzteko prest herritar oro leudekeela beraz oker geundeke txartel bakarra hitz egiten dugunean

eta euskarri bakarraz hiru herrialdeetarako etorkizunean nik behintzat

oker geundeke bakarrik horretan pentsatuko bagenu eta ez benetan

erantsi beharreko beste horretan eta da eskubidea gauzatuko bada zuk nik

aukera berdintasuna eduki behar dugula eta errentak askotan aukera hori kendu egiten digu eta hori da funtsean gure ustez garrantzitsuak diren

nik jakin nahi dut ea denok puntu horiek garrantzitsu jotzen ditugun eta gero dagokionak formulatuko du hori

baina gutxienez begira dezagun urrats gehiago eman aurretik

eta printzipio berberak adosteko gehiengo bat horiek adosteko gai garen edo ez eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

mila esker presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkide guztioi garraio publikoan mugikortasuna modu orekatuan sustatzeko lurralde bakoitzaren eta herri bakoitzaren beharrak eta berezitasunak kontutan hartu behar dira ez baikara abiatzen zerotik lurralde eta

garraio publikoaren planifikazioan eta antolamenduan konpetentzia duten herri administrazio guztien arteko koordinazioa behar beharrezkoa da hitz horiekin

legebiltzar honetan txartel bakarraren inguruan izandako eztabaida urte horretan gaur ez bezala talde politiko guztiak adostasuna lantzearen aldekoak izan ginen eta aho batez onartutako erdibidekoa defendatu genuen gaur adostasuna baino desadostasuna azpimarratu nahi izan da eta pleno hau erabiliko da gaur ospatuko den

euskal herria bilduk bere estrategia politikoa markatzeko eta ez tamalez garraio publikoaren mesederako politika adosteko lagunbide alderdi sozialista izango du euskadiko garraio agintaritzaren mandatuz eta garraio eskumena duten foru aldundi zein udalerrien koordinazioarekin eusko jaurlaritza bat barik eta mugi tarifa sistema automatikoen arteko elkar eragingarritasuna bermatzeko masterplana diseinatzen ari da txartel bakarra euskadin martxan jartzeko jarraituko den ibilbide orria masterplanak txartel bakarraren inplementaziorako burutu beharreko ekimenak jasoko ditu eta landu beharreko adostasunak ere azpimarratu egingo ditu txartel bakarra helburu izanik

garraio eskumena duten erakunde guztien elkarlana eta adostasuna ematen bada

ze azken urteotan lurralde bakoitzean sistema ezberdinak jorratu dira eta erabaki ezberdinak hartu izan dira

behar da erakunde publiko bakoitzaren konpetentziak errespetatuz eta horretarako eratutako euskadiko garraio agintaritzan erkidego osorako garraio politika diseinatuz

urteko debatea izan genuenetik ere oraindik tartea lurraldeen arteko tartea abiapuntua oraindik ere egin da abiapuntua ezberdina izanik beraz interoperabilitatea edo elkar erabilgarritasuna bermatzea lehen betebehar ezinbestekoa da jarraian adostu diren erabakiak inplementatzeko lehen fase batean

non txartelaren teknologia kontutan hartuta txartela gonbidatuaren operazioak nola inplementatuko diren nola egingo dira sistemen arteko konpentsazioak adostuko diren

guztiei aurre egiteko martxan jarri beharreko ekimenak zehaztuko dira

nahiz eta gure planteamendua etorkizunerako hiru lurraldetan txartel bakarra eta berdina izateko adostasuna lortzea izango den planteatzen duguna errealitatean oinarritutako proiektua aurrera eramatea da

adostasunak landu eta lortzen diren heinean inplementatuko dena

bi irizpide nagusi kontutan hartu ditu lehenik eta hasiera batean lurralde bakoitzeko txartelak

eta horretarako egin beharreko inbertsioak eta aurrekontuak aurkeztuko dira

interoperabilitatea handituko duten eta lurralde ezberdinen arteko agintaritza zein konsortzio zein diputazioek adostutako ekimenak babestuko ditu hau da gobernuak konpetentzia duten horien adostasunak babestu egingo ditu

garraio publikoei dagokionez konpetentzia erakunde ezberdinen eskuetan daudela estatua eusko jaurlaritza foru aldundi udalak bi

dituela eta hirugarrena lurralde bakoitzaren txartelaren tarifikazio sistema ezberdina dela garatu duen politika tarifarioa ezberdina izan dela aspektu hauek kontutan hartuta ezinbestekoa da denen arteko akordioak lortzea txartel bakarra martxan jarri nahi bada hitzetatik

eta akordioak dagokion eta horretarako sortu ditugun erakundeetan eman behar dira mahaiaren inguruan eseri aurretik ez da ulergarria besteak oraindik aurkeztu

inposaketa honetan ere ez da bidea euskal herria bilduk gobernatzen duen diputaziotik bere garraio politika beste lurraldeekin partekatu eta adostasunetara iritsi nahi badu

eskerrik asko vaquero andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den iturmendi andrea zurea da hitza

zurea da hitza mila ezker

gezurra dirudi atzerakako gauzak aipatzen hastea duela bi hilabete

eta bertan esaten zen eta gazteleraz idatzi eta adostu zenez hala irakurriko dut

eta beraz errekurtso gutxien zeuzkatenak aintzat hartu behar ziren baina gaur ez

beraz iturmendi andereak atzera pausoa ikusten duen tokian

eta bereziki errekurtso gutxien duen herritarrak bere eskubidea ere gainerakoena bezala errespetatzen dela ikuste aldera

konturatu naiz denak irakurmena asko lantzen duzuela aurreko plenoetan hitz egindakoak irakurtzekoa ohitura daukazuela

eta oso ondo dago diskurtso bat egina ekartzea baina gero entzuten denaren arabera vaquero andrea egokitzen ere jakin behar da

ez gatozela sistema bat errepikatzea eskatzea neronek esan dut adostasuna eskuduntza dutenek lortu behar dutela neronek esan dut baina hemen alderdioi tokatzen zaiguna da

eta euzko alderdi jeltzaleak esaten ez duena eta gaur ere esango ez duena da edo esango duena da ezezkoa

hainbeste buelta eta jira eman ondoren ezezkoa dela erantzuna

gipuzkoakoari akatsak bilatu nahian zuzena ez den zerbait esan duzu guk esan duguna ez da urnietara joateko donostiatik edo pasaiara joateko berdin pagatu behar dela kilometro ezberdinak egon arren ez dela berdin pagatu behar esaten ari garena da urnietatik donostiara trenez eta autobusez joan banaiteke

aldagarria da gaur egun dagoen sailkapena baina herrialde guztietan zonaka banatzen ditugula tarifak erabakitzeko eta aldagarria da akaso zonak ez dira egin behar eta egin behar da adostu behar dutenek adostuko dute adostu behar duten tokian zeren seguruenera gipuzkoakoak badu zer mejoratua ere baina prest gaude errentaren arabera deskontuak egiteko

deskontu handiagoak egiteko edo hori defenditzea estrategia politikoa da eta aldiz pertsonak helburu direla esan eta beraien alde egin behar dela ez da estrategia politikoa

gaur prentsan irakurri dugun iragarkia irakurtzea hau dio lehenengo iritsi nahi dudalako erosotasun eta segurtasun handiz bidaiatu nahi dudalako

ez ba jendeari kotxe pribatua eta supersur erabil dezala eta eskatzeko eta bultzatzeko iragarkia lotsagarria badakit bederatziehun eta hogeita bi milioiko zorra pagatzea espero baino ehuneko hirurogei gutxiagok erabiltzen duenean latza behar du izan baina garraioa sustatu ordez kotxe pribatuaren erabilera

ez dagoela benetako borondaterik garraio publiko iraunkor bat benetan sustatzeko eta hori egia izango bada errentaren arabera ordaindu ahal izateko

baina oso garestia bazait eta bitartekorik ez badaukat garraioa erabiltzeko ez dut erabiliko

eskubide bat gauzatu ahal izateko ezintasunaren inposaketa hori da

printzipio batzuen arabera eta esan dugu eskuduntza dutenek adostu dezatela baina zer gertatzen da

ezin duela inoiz hautsi zer da adostasuna helburu bat ala bitarteko bat eta adostasunak moldatu behar badira herritarren eskubideak hobeto betetzeko zergatik ez dugu adostasun hori urratu nahi izango beste adostasun berri batzuk lortzeko edo jarrera guztiak mugi ezinak dira bizitza ororako ba hori ere ez dut uste zilegi denik eta maneiro jaunak dio sinatu dugunok bakarrik babestuko dugula beno eguneroko errealitateari muzin eginez zeren hemen batzuk sinatu eta beste batzuk babestu egunero egiten da

gauza bat adosteko moduan daukagunean maneiro jauna deituko zaitut erdibidekoa egiteko ni prest

telefonoak hozka egiten dizunean ez duzulako gurekin ezer jakin nahi eta zuk esplikatu beharko duzu kalean beharra daukan jendeari

txartel bakarrak deskontu politika izan behar duela bidai kopuruan eta errentak oinarrituta zeren hori ez bada adosten ez da adostuko euzko alderdi jeltzalea ez dagoelako ados ppek ere ez dakit zer defenditzen duen zeren gaur a dio eta

eta zerorrek daukazulako daukazun jarrera zeren besteok defenditzen duguna defenditzen dugu defendituko dugu gaur gehiengoa ez izanda ere

eta noizbait seguru nago ez dakit hogeita hamar urte barru espero dut lehenago herritarrek benetan garraioa erabiliko dute benetan sustatu delako

diruaren proportzioan eta ahalmenen arabera ordainduz eta inor ez da garraioa erabili gabe geratuko bitartekorik ez daukalako hori da gaur ezarri nahi zen oinarria hemen

baina ez da tokatzen proposamena egin duenari leporatzea akordioetara ez iristea

ez iristera edo ez dakit zer inposatu nahi izatea proposamenak proposamenak dira eta bakoitzak

eskerrik asko beitialarrangoitia anderea mistoa

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den zaballos jauna zurea da hitza

nacionalista vasco no tiene ninguna muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den vaquero andrea zurea da hitza

badirudi mugi txartela sortzen dala gipuzkoan orain dala bi urte

eta ni gogoratu nahi dut aktetan ondo gordeta izan dadin

txartela martxan gipuzkoan eusko alderdi jeltzaleak gobernatzen zuenean foru aldundian

bai denborarekin eta adostasunarekin handitu egin direnak ez deskontu politiken ez bonifikazioen ez kolektiboen kontra ez errentarena

adostasuna egon dadila eta ez duena balio da

eszenatoki guzti honetan ba como un elefante en una cacharrería hori da orduan

bakoitza erretratatu egiten da bere hitzekin eta bere jarrerekin adostasunaren bila jarraituko dugu dagokion lekutik eta masterplanak jasoko duen bezala eta irizpide horiek markatuta daudelako

gobernuak babestuko du eta bultzatuko du

integrazio tarifarioa bat edo beste gobernuak babestu egingo du hori da esan nahi nuena beraz hitz oso politak esan dezakegu garraioaren inguruan eta denok gauza asko esan ditzakegu baina nik gauza bat garbi daukat bi mila hamargarrena urtetik

abiapuntua urrutiratu egin da lurraldeen artekoa eta abiapuntu hori distantzia gehiago hartzearen errua ez da eusko alderdi jeltzalearena izan ez baitzuen garai horretan ez gobernuan

eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den iturmendi andereak dauka hitza

eskerrik asko iturmendi anderea eztabaida amaitu denez

eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian mistoa upydren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai bat

upydren osoko zuzenketa eta amaitzeko euzko abertzalearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu euzko abertzalearen osoko zuzenketa

jarriko dugu zure zentzua zein zen baino emaitza

laugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena segurtasun politiken pribatizazioa arbuiatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen txanda da ekimena aurkeztu eta aldezteko unzalu jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburu andreak legebiltzarkideok eguerdi on guztioi una vez más

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna

control público zaindari pribatuak pertsonak identifikatu erregistratu atxilotu ahal zuten babesten zuten gune barruan eta sarbideetan orain toki horien inguruak ere zainduko dituzte horiek ez ezik baita ere industria guneak urbanizazio pribatuak

ekintzak kultura ekimenak kirol gertakizunak edo gune publikoan garrantzi sozialeko beste edozein ekimena baita ere

atzerritarren atxiloketarako zentroen inguruen babesa ere esanguratsua da proiektu honen harira laurogeita hamabiko

menpekotasuneko printzipioa baztertu eta korrespontsabilitateen zaindari publiko eta pribatuen arteko konplementarietate printzipioa inposatzea eta ezartzea lehenago unzalu jaunak honi aipamena egin dion moduan beraz erantzukizunak orain partekatzen dira batzuen eta besten ardurak

autoritateen agentea den udaltzaingoarekin parekatzen da segurtasun enpresa pribatuen zaindariak en una comunidad

agentes de seguridad privada motibo asko dauzkagu lege honen kontra jartzeko atzo tamalez beste bat eduki genuen ikasle presoak klasera lelopean preso dauden ikasleen eskubideen aldeko kontzentrazio baketsu bat burutzen ari zen atzo eguerdian ehuren gasteizko kanpusean

eta horretan ari zirela segurtasun zaindariek bortizki

jardun guztiz desproportzional batean unibertsitateak beti preserbatu du bere autonomia polizia interbenitzeko orain

akantonatua seguritate publikoaren ordez zerbitzu pribatuek bereganatu dute orden publikoa mantentzearen ardura unibertsitate barruan

katastrofiko batekin gainera seguritate pribatuko zaindarien jardunaren ostean ertzaintza etorri zen hainbat zauritu hainbat atxilotu guztiz errespetuzko kontzentrazio baketsu baten ostean

seguritate publiko eta pribatuko ekintza konpartitu konbinatu hau orain egitateen indarrari legearen indarra gehituko zaio horrelako gertakaerak

kronifikatzera dator seguritate pribatuko lege
berri hau besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

bai eskerrik asko presidente andrea sailburu

garrantzitsua izan du hori dela eta uste dugu legea zaharkitua geratu dela eta beharrezkoa dela arau marko berri bat yo creo que

zuzenketarik aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak dauka hitza

euskal talde sozialista ordezkaria den unzalu jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko erdibideko honetan oreka zail bat mantentzen dugu horrela onartu behar dut

oreka hori mantentzeko ahalegina guretzat garrantzitsua zen hau arbuiatzea baina ez dugu ikusten eajren partetik lege hau arbuiatzeko horren beharra sentitzen dela edo kontrakotasun edo nolabaiteko kontraesan batekin topatzen naiz izan ere arbuiatzen da baina

sektore honen espektatibekin bat egiten du honek eragingo duen negozioarekin eta horretan

gertu jartzen duela pentsatzen dut zorrillajaunak esaten zuen prozesuan eurek izan dituzten

onurazko puntu batzuk

ez zitzaien onartu eurek esaten dute konpetentzia babestu egin dela baina gero azkeneko momentuan legearen kontra bozkatu behar izan zuten orduan ez dakit hemen badagoen nolabait

virtud guk planteatzen genuen

pribatuko lege honen kontra agertu behar ginela ez bakarrik arbuiatu baizik eta urrats batzuk eman behar zirela dagoen zerbitzu pribatu hori publifikatzeko edo publiko bihurtzeko nolabait irauli eta beste konponbide bat eman alor honetan egia da gu ez gaudela batere eroso sentitzen bigarren puntuan egiten den konpetentzia babesteko puntu edo

hala eta guztiz ere onartzen dugu bertan jartzen delako kontrolatuko dela baimena ematea superbisioa egitea eta ikuskaritza egitea

benetan praktikara eramaten dela zorroztasunez jarraituko dugu por parte del pp

además para beneficiar a los propios eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den zorrilla jauna zurea da hitza

eskerrik asko zorrilla jauna amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andrea zurea da hitza

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak

sí gorka bai bai maneiro

ados ez orduan bozkatuko dugu euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren batgarrena eta hirugarrena puntua bozkatu ditzakegu

hamar ondorioz batgarrena eta hirugarrena puntua onartuta geratu dira jarraian bigarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita hiru ez hamar abstentzioak bat ondorioz bigarrena puntu hau ere onartuta geratu da